osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua merkataritza jarduerari buruzko legea hirugarren aldiz aldatzen duen lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaida eta botazioa

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakari legebiltzarkideok egun on guztioi

aldaketaren proposamena azaltzera noa eta horretarako autonomia estatutuaren

eman zen maiatzaren hogeita zazpiko zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legeak merkataritza banaketaren modernizaziorako bideak

beti ere lege horretan ohiko txikizkako merkataritza eta sortuz zihoazen banaketa modu berrien artean

ahaztu gabe legearen hasierako idazketan lege horretan merkataritza establezimenduen ordutegiak eta irekitze egunak ez ziren apenas ere arautzen era berean esan beharra dago hogei barra bi mila hamabi

turista asko biltzen diren eremuetarako merkataritza ordutegien liberalizazioa ezarri zuela nabarmena dela aipatutako araudi horrek

asteburu eta jai egunetan saltokiak zein eremutan eta zein ordutan ireki daitezkeen zehaztera behartzen ditu eta hori egiten ez badute

hiru artikulu eta azken xedapen bat ditu

bultzatzea sartu du legearen antolamendu printzipioetan bigarrenak joan etorri turistiko handiko lekuak izendatu edo deklaratzeko prozesua arautzeko egiten du lehenengo xedapenean eta hirugarren artikuluak bere aldetik erregelamenduetara jotzen du

eta beste xedapen gehigarri bat eransten dio legeari

legearen indar hartzeari buruzkoa oro bat kontuan izanda hori ere esan beharra dago

otsailaren hemezortziko lau barra bi mila bost legean

lehenengo artikulura etorriz legea maiatzaren hogeita zazpiko zazpi barra laurogeita hamalau legearen

administrazio ekintzak gidaritzak izango dituela lehia aske eta leialaren printzipioa eta kontsumitzaileen eta bezeroen bidezko interesen defentsaren printzipioa horrenbestez behar adina neurri hartuko da merkataritza jardueraren

arrazionalizazioa eta modernizazioa bilatzeko eta baita ere euskararen erabilera bultzatzeko ere bigarrena artikuluan xedapen gehigarria jartzen zaio berrogeita bederatzigarrena artikulu honetan eta esaten da

izateko joan etorri turistiko handiko lekutzat hartuko direla ondorengo baldintzetako bat betetzen baldin bada

kuantitatiboki eta kualitatiboki edo nahikoa bigarren etxebizitza

bigarren baldintza gizadiaren ondare izendatua izatea edo

ondarea osatzen duten kategorietako baten barruko ondasuna izatea hirugarrena eragin eremua izatea edo haien ondoan egotea laugarrena estatu mailako edo nazioarteko kirol edo kultura ekitaldi handiak egotea

edota bisitari asko dituzten portuetatik hurbil egotea

eta azkenekoa hala justifikatzen duten beste baldintza bereziak izatea xedapen horretan baita ere esaten da joan etorri turistiko handiko lekuak izendatzeko eta zehazteko egoki deritzaten udalak proposamen zehatza

sailburuordetzari proposamen horretan zioa

eta gutxienez ondo zehaztu behar du horietan baldintzatzen dela gainera zehatz mehatz ezarri beharko du barne hartuko dituen lekua edo lekuak eta baita ere urteko zein alditarako izango den udalek

udal proposamenari onarpena eman baino lehen irekiko da

epe bat alegazioak egiteko eta bertan kontutan izango dira udalerriko merkataritza eta turismo sektoreetako ordezkaritza handieneko enpresa buru edo antolamenduei eta ordezkaritza handieneko kontsumitzaile eta erabiltzaile antolamenduei eta halakorik ez bada

kontutan izango zaie beraien iritzia eta ez balego hori ere euskadiko

baita ere esaten da proposamena jasota hari buruzko ebazpena emango dela

emango dela aldez aurretik noski entzun beharko dira merkataritza eta turismo gai horien eskumena duen saileko aholkularitza eta kontsulta organoak

ebazpenean zerak zehaztuko dira izendapenaren edo deklarazioaren iraunaldia

edo guneetan izango den aplikazioa eta epe hori igarota ez badago ebazpenik ulertuko da onespena

joan etorri turistiko handiko leku izendatzeak ekarriko du baita ere bertan dauden merkataritza establezimenduentzako ordutegietarako eta irekitze egunetarako askatasuna beraiek erabakiko dute

epe horietan eta leku horietan noiz eta nola ireki nahi duten joan etorri turistiko handiko lekua

aipatutako sailburuordetzak bere esku izango du izendapena bertan behera uztea beti ere udala entzun ondoren eta hirugarren artikulua xedapen gehigarri bat eransten zaio legeari aipatzen nuen bezala eusko jaurlaritzari merkataritza ordutegiei buruzko erregelamendu xedapenak eman ditzan eskumena edo baimena ematen zaio

edo handitzeko esperantza duela urte arteko ehuneko bost koma hiruko tasa negatiboak gaur egun ehuneko bat koma bateko positibora igaro dira eta laugarren hazkuntza epea bete dute jarraian

jarraian aldeko txanda bat irekiko dugu zuzenketak defendatu ahal izateko aldeko txanda horretan nork parte hartu nahi du zuzenketa jabeak

besterik ez casanova jauna eh bildu taldearen ordezkaria denak dauka hitza

denda gutxiago egoteaz gain denda izaera ere aldatzen ari dela krisiaren eta politika desegoki batzuen kaltea kuantitatibo eta kualitatibo izaten ari dela

eta gero eta merkatalgune handia edo frankizia gehiago denda tradizionala desagertzen ari da

eta frankiziak biderkatzen ari dira multinazionala eta frankizia mundu honek aldaketa dakartza bi planotan behintzat normalen esparru berri hauetan lan baldintzak

eta gainera hirien uniformizazioa bultzatzen dute produktuak gero eta berdintsuagoak dira munduko hiri guztietan eta baita ere kaleak koloreak irudiak eta itxura hiri guztiak gero eta antzekoagoak dira kultur aniztasuna eta kontsumo aukerak desagertzen ari dira eta lan baldintzak aipatu dugunez ezin ahaztu hemengo lan baldintzak okertzen prozesua baldin badago prozesu hori baina gordinagoa dela produktu oso merkeak ekoizpenean espezialitatuak dauden herrialdeetan

hori ere badago prezio merkeen atzean frankizia eta pagotzen atzean esplotazioa han eta hemen eta ez gaude printzipioz berez eta kasu guztietan frankizia eta supermerkatuen kontra baina defendatzen dugu oreka bat bilatu behar dugu oreka bat formula berri hauek

dagokion esparruan bete dezaten hori bai beti

lan baldintza egokiak izatea eta eskaintza anitza hiri biziak

gainera justu pasa den astean berri oso larri bat ezagutu dugu filtratu da

oztopatzen zuen euskal legea bertan behera bota dezakeela donostiako merkatal gune baten jabe jarri zuten salaketa baten

falta zitzaiguna arazo gutxi baldin badaude orain agian agian esaten dut epai oraindik ez delako publikoa eta ez dakigu zehaztasunez zer esango duen baina filtrazioen bidez jakin izan dugu agian merkatal gune handiei aukera berriak irekiko zaizkiela beraz berri txarrak merkataritza tradizionalarentzat eta hau da gaur egungo merkataritzak sektorea bizi duen testuinguru nolabait esatearren sozio ekonomikoa

zeinean kokatu behar den lege hau eta testu ingurua da estatuaren partetik bultzatzen ari den hainbat testu inguru politikoa osatzen dutena merkataritzari buruz hitz egiten ari gara eta lehenengoz eta behin esan behar dugu estatuaren partetik bultzatutako

dekretu zehatz batzuk baita arlo honetan merkataritza arloan bizi ditugunak oso ondo planifikatuta dagoen lan ildo baten baita kokatzen direla estatutuaren politiko zeharo koherentea da eta bi ardatzen inguruan garatzen da zentralismoa eta liberalizazioa

estatu zentralarentzat eskuduntzen berreskurapen faktikoaren eta publikoa dena eta edozein arautze ekonomikoaren desagerpena ideologia ultra liberal baten eskutik erasoaldi honen testuinguruan kokatzen da

inposaketa hainbat dekreturen bidez ordutegian liberalizatzeko neurriak inposatzen ari dira madrildik liberala eta zentralista da jarrera hau

inposatu zuen hainbat jai egunetan irekitzeko baimena eta orain azken

turisten joan etorri handiko lekuen izendapenarekin bidez jai egunetan irekitzeko beharra gehiago hedatu nahi du

turisten joan etorri handiko guneak izendatzeko beharra inposatu egin den gaur egungo eszenatokian daukagun autogobernu mailak ez du ahalbidetzen ezta denden ordutegiak arautzea are ezinezkoa da politika ekonomiko propioa garatzea gure egitura ekonomikoan eta gure errealitate sozio ekonomikoan

honaino sektorearen egoera delikatua honaino madrilen inposaketa zentralista eta liberala eta orain aztertuko dugu eusko jaurlaritzak hartzen duen papera

zergatik ba zioen azalpenean esaten denez argi eta garbi lehenengoz eta behin

eta era berean eta hemen gure harridura gure erkidegoko beste udalerri batzuk ere joan etorri turistiko handiko lekuen deklarazioa bildu ahal izan daitezen

horren aldaketa da honen funtsezko helburua beraz madrilgo aginduak betetzeaz aparte

motu propio ere planteatzen dira aukera berri batzuk

izendatzeko hau da madrilgo inposizioa saihesten eta arintzen saiatu ordez eusko jaurlaritza betetzen du eta gainera bere eragina biderkatzen du

zonalde berriei hedatzeko prozedura bat eskaintzen gobernuak egindako legeak helburu bakarra dauka zonalde turistiko hauen izendatzeko prozedura ezartzea lege honen eztabaida prozesuan argi gelditu da sektoreak ez duela begi onez ikusten aldaketa hau

eztabaidaren zehar argudio asko azaldu dira lege honi ezetz esateko

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
euskal talde sozialistaren ordezkaria den corcuera andereak dauka hitza

corcuera andrea jarraian aurkako txandara pasatuko gara nork parte hartu nahi du alderdi popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

bai egun on eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna tapia sailburua legebiltzarkideok egun on

duzuen bezala gure taldeak ez ditu osoko zuzenketa hauek babestuko hori arrazoitzeko gogora ekarri nahi dut labur bada ere ba sailburu andreak

orain dela minutu gutxi azaldu dituen zenbait arrazoi guzti honen jatorria eta hemen eztabaida honetan aipatu da dira bi mila hamabiko errege dekretu bat eta baita ere

beste errege dekretu bat errege dekretu horien xedea zen lehiakortasuna bultzatzea

bere aplikazioan edota bere artikuluetan eragin bat zuen noski merkataritza sektorearengan eta bere

jaurlaritzak bi gauza egin zituen alde batetik ikusita eta aztertu eta gero beraien eskumenetan bi dekretu horiek

beraz eusko jaurlaritzak bere eskumenen defentsan ekimen bat

helegitea hortxe dago auzitegi konstituzionalean eta ikusiko dugu nolako ibilbidea duen eta gero bestetik bi dekretu horiek aplikatzerako orduan kontutan izan zituen

alde batetik euskadiko merkataritza eta turismo sektoreei egokitu dekretu horien aplikazioa egokitu

merkataritza eta turismo sektoreen izaera ez da berdina ba madrilen bartzelonan edota valentzian dauden

alderatzen baldin badugu bigarren printzipioa eta ideia kontsensua eta kontsensua lege proiektua aurkeztu aurretik

lege proiektua aplikatzerako orduan harritzen nauena da hemen ez dakit hausnarketa teoriko eta prospektibo asko

bai corcuera eta bai casanovaren partetik baina inork ez du aipatu nola lege proiektu honen

hori bazter batean utzi duzue eta ez dakit zergatik beharbada intentzionalitate

eta hirugarren ideia turismoa turismoa oyarzabal jaunak esan duen bezala merkataritza sektoreari beste

eskaintzeko casanova jaunak zeure osoko zuzenketan eta hemen baita ere esan duzu corcuera andreak beste hainbeste bere osoko zuzenketan diozue lege proiektu hau badirudi turismoa sustatzeko

enfokea erabat okerra da erabat okerra hau ez da egiten turismoa sustatzeko baizik eta merkataritza sektorea turismotaz aprobetxatzeko enfokea erabat

izan dira beraz lege proiektu honen oinarrian eta kontsensuaren arloan

lege proiektua ganbara honetan aurkeztu aurretik izan izan direla

eta elkarrizketak turismoaren maila merkataritzaren maila eta zentzu horretan kontsensu eta akordio zabal bat dago ez dago aho bateko iritzi bat badakigu jakina zein lege proiektuetan daude

casanova jauna zure osoko zuzenketan

gutxienez idatzian diozu hau da gaudela

erabateko ordutegi askatasunaren atarian hemen beno matizazioren bat sartu duzu ez ez da egia ez da egia eta horren lekuko da lege proiektuaren edukiera ez du ezartzen ezta urrutikan ere erabateko ordutegi askatasuna eta

hemen legebiltzarrean berriro ere azpimarratuz turismoaren

dituela zailtasunak pasatzen ari dela hori begi bistan dago eta zentzu horretan krisialdia edo pasatzen ari garen pairatzen ari garen krisialdia erabat jo du horretan ados gaude baina berriz diot hau ez da egiten turismoa sustatzeko

turismotaz aprobetxatzeko beste aukera bat eskaintzen zaio espreski eta justu egoera larri hori leuntzeko ze turismoa goraka doa

hori ikasketak daude eta begi bistan dago eta zergatik ez askatasunez merkatari sektoreak

egoera hori aprobetxatu bere egoera ekonomiko larri hori leuntzeko hori da jokoan dagoena

eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzunen txandara pasatuz

oso azkar egin beharko dugu denbora gutxi daukagulako baina beno hasiko naiz proposamen batekin igual

beraiek behin eta berriro esan digute ez dira tontoak etekin ekonomikoa aterako balute igandeetan irekitzen aukera hori aprobetxatuko lukete

beraz zein da arazoa beste batzuei komeni ahal zaiola irekitzea nahiz eta egun horretan galerak edukitzea merkataritza munduan batzuk margenak dituztelako galerak asumitzeko
eta beste batzuk ez biziraupenaren muga gorrian daudelako isilik mesedez eta hor dago koska txikiek ezin dute jasan galera gehiago

galera horiek asumituz konpetentzia porrotera eta ixtera bidaltzen badute hori da arazoa

guk ez dugula aipatu testuan agertzen diren mekanismoak zein den ezartzen den prozedura eta esaten duzu horrela bermatzen dela apur bat hau ez dela arinkeriaz egingo bai guk ere ez ditugu aipatu zentzuk diren mekanismoak testuan agertzen direlako guztiok irakurri ditugulako eta asko eztabaidatu dugulako horretaz

baina lehenengoz eta behin irizpideak oso malguak dira eta abiapuntua da ia ia edozein udalerrik betetzen dituela hor ezartzen diren baldintzak

eta bigarrena ba bai egia esan prozedura horretan

baldintza batzuk jartzen dira baina baldintza batzuk jartzen dira beharrezkoa denean zeren hobeto da ate hori ez irekitzea zergatik egin zaila

ez dela beharrezkoa ez da errentagarria eta kaltetzen du jendearen bizitza eta kontziliazioa hemen guztiek ez daukate askatasuna honen aurrean

irekitzeko batzutan alde batetik ez zaielako errentagarria izaten

giza kostea eta koste ekonomikoa handiek bai ikusi ahal dutela aukera gainditzen badute zorionez daukaten oztopo sindikala baina beraiek

corcuera andrea euskal talde popularren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkariak uribe etxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko bai ni bat nator oyarzabal jaunarekin casanova jauna

kontzeptua da askatasunaren kuestio bat da zeren eta inori ez zaio behartzen irekitzera eta

ostalaritza arloan esate baterako sektore hori egokitu egin da jendearen bizimodura eta

ez dakit baina beharrezkoa baldin bazen eta eraginkorragoa baldin bazen guk hemen igandean egotea egongo ginen

berriz diot askatasun asunto bat da eta sektorea baita ere negozio berriei eta merkatu berriei egokitu egin behar da noski muga batzuekin eta baldintza batzuen aurrean geure autogobernua kili kolo beno agian ados egon gintezke zuk ondo dakizun bezala casanova jauna ganbara honetan autogobernuari buruzko

eta ez beste leku batzuetan nahiz eta hau ganbara izan eta osoko bilkura eta errespetu handia behar diogu noski yo

y es más que razonable eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna eztabaida amaituta bozketara pasatuko gara

eta bozkatuko dugu ea itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ez bat abstentzio enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez bat abstentzio

hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu eta jarraian boto azalpena maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna gai zerrendako bigarren puntua legegintzako herri ekimeneko lege proposamena gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko abenduaren hogeita hiruko hemezortzi barra bi mila zortzi legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen

eztabaidari ekingo diogu zuzenean aldeko txandan nork parte hartu nahi du

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria egun on sailburuak legebiltzarkideok lehendabizi

ideologia guztiengatik dauden pertsonei eskerrak

nahi dute gure sistema berdinagoa justuagoa solidarioa eta eraginkorragoa izatea

solidaritatea eta justizia soziala dira gure

kohesio soziala bultzatzeko eta pobreziari aurre egiteko compartimos con miles de ciudadanos la preocupación

solidaritatea da aukera ematea laguntzak jasotzen dutenei sistematik ateratzeko lana aurkezteko bidea emanez y en principio

emandako irizpideekin eta erabili dituen argudio eskasekin

aurkako txandara pasatuz nortzuk parte hartu nahi dute beste inork ez maneiro jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

mesedez isiltasuna mesedez aukera eduki du zure taldeko legebiltzarkideak defentsa egiteko amaitu da isiltasuna

jauna semper jauna isildu zaitez edo hurrengoan kalera zoaz mesedez isiltasuna

maneiro jauna itxoin momentu bat mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

gracias eskerrik asko maneiro jauna

herri ekimeneko lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamar bai

ondorioz ez da aintzat hartu herri ekimenerako

izango da boto azalpena ez eztabaidan sartzeko momentua euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea

eskerrik asko egun on guztioi eh bilduk ez du aintzat hartu diru sarrerak bermatzeko errenta murriztea helburu duen herri ekimen legegilea eh bilduk

beti herritarrak sasi gezurrekin erabiltzeko eta manipulatzeko

egin nahi izan duena jendea manipulatzea elektoral hutsagatik eta prozesu horretan zaurituak utzi dira bere interes elektorala bilatzeko estrategia horretan herritarrak

egoera zaurgarrian daudenei dianan jarri ditu are gehiago lortzen saiatu da txiroak txiroen kontra jartzea euren mesederako

argi eta garbi adierazi behar dugu hemen lege iruzurra

hau ez da herri ekimen legegile bat hau ekimen politikoa da eta alderdi guztiok badugu aukera legebiltzar honetan nahi adina

bermatzeko legea aldatu nahi duenak lege proposamena egin dezake

eh bildun oso argi dugu diru sarrera bermatzeko legea aldatu

hala proposatu dugu behin baino gehiagotan eta hala egingo dugu berriro bai baina betiere eskubideak hedatzeko ez murrizteko beharra duten pertsona guztiek

eta baita ere lanbideren funtzionamendua hobetzeko egia delako lanbidek ez duela funtzionatzen funtzionatu behar duen bezala

norabide horretan lan egin behar dugu guztiok lan gizarteratzea eta eskubide sozialak sustatzeko hori da gure konpromisoa eta horretarako

eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi anderea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea aldatu nahi duen herri ekimenez egindako lege proposamenari

askotan eztabaidatu dugu legebiltzarrean euskal gizarte babes sistemaren inguruan eta gure taldearen jarrera beti berdina izan da apustu argia eta irmoa sistemaren aldekoa bi mila zortzigarrena urtetik adostasuna handiarekin onartu genuen

aitzindaria eta eredu bai estatu mailan eta bai europan diru sarrerak bermatzeko errenta gizarte kohesiorako tresnarik onena dugu egoera ekonomiko larrienean daudenei gutxieneko baliabide batzuk bermatzen dizkie

egoerak saihesteko adina baliabide bermatzen ditu beraz gizarte babes sistemaren premia dugu sistema hobetzearen alde

eskerrik asko arregi andrea gai zerrendako hirugarren puntua honako lege proposamen hauek batera aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eh bildu legebiltzar taldeak egindako lege proposamena herri kontuen euskal epaitegiaren

euskal legebiltzar talde popularrak egindako lege proposamena tribunal vasco de cuentas públicas herri kontuen euskal epaitegiaren bat barra mila bederatziehun eta laurogeita zortzi legea otsailaren bostekoa aldatzen duena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta

aldeko txandarekin hasiko gera aldeko txandan nortzuk parte hartu nahi dute beste norbaitek

zuk ere baina zuk ere aldeko txandan hala eta guztiz eh bildu taldearen ordezkaria agirrezabala jaunak hasten da

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarrak herri kontuen epaitegiko zazpi kideak izendatu dituen aurreko ekainean orduko plenoan esan genuen bezala

txarrari jarraituz pnvek alderdi sozialistak eta alderdi popularrak pribatuan kozinatutako akordioa ekarri zuten zazpi kargu horiek

kalkulu politikoen arabera banatzeko ez zen gauza berria ohiko praktika zen

horrekin batera arartekoaren albokoan nola aukeratu zuten ikusi genuen instituzio eta kargu publikoak kromoak balira bezala erabiltzen dituzte betiere interes alderdi horiek lehen etsita eta ez arartekoa

salbuespena esan bezala kontuen epaitegia berritzako prozesua pnv alderdi sozialista eta alderdi popularraren artean bideratu eta adostu zuten

zuek ere ondo asko zenekitelako eta dakizuelako gu inoiz ez garela horrelako jokoetan sartuko eh bildurekin ez dago kromoak trukatzen

herri kontuen euskal epaitegiak oso funtzio garrantzitsua betetzen du

administrazio publikoek diru publikoa era egokian eta legeak agindu bezala erabiltzen duten ala ez ikuskatzea

funtzio horrek ezinbestean eskatzen du epaitegiaren objetibotasuna eta neutraltasun politikoa ziurtatzea horiek dira instituzio horretan bai ala bai bermatu beharreko ezaugarri nagusiak

eta neutraltasun politikoa eta argi dago

bai neutraltasuna arriskuan daudela epaitegiko zazpi ideiak izendatzerakoan interes politiko alderdikoiak

hori da orain arte gertatu dena eta bada garaia eskema hori behin betirako gainditzeko kromo trukaketan oinarritutako eskema horrek

objetibotasuna eta neutraltasuna bermatzeko hain justu kontrakoa dakar instituzioaren menpekotasun politikoa alegia

eta horretarako esan bezala lege proposamen bat aurkeztu genuen pasa den ekainean

kontuen epaitegiaren legean mila bederatziehun eta laurogeita zortzian onartu zen eta

zenbait berme txertatu behar direla instituzio horren funtzioak blindatzeko gure lege proposamenaren helburua beraz argia da

lehenik eta behin legebiltzarrak epaitegiko kideak izendatzeko orduan proportzionaltasunez egin dezala legebiltzarkide

ordezkaritzaren arabera andaluziako legeak hala arautu zuen eta sistema horren onurak begien bistakoak dira batetik aniztasun politikoa ziurtatzen da epaitegian bestetik

amaitzen da argi dago izendapenak egiteko irizpide

proportzionaltasunaren irizpidean aplikatuta pnvri hiru ordezkari legokioke

partidu sozialistari bat eta alderdi popularrari bat

bigarren neurriak helburu bera du objetibotasuna eta neutraltasun politikoa bermatzea eta horri begira hainbat pertsona kargu publikoetan betikotzeko arriskuari aurre egiten dio kautelazko neurria da

ardura politikoa izan dutenek kargua utzi eta jarraian kontuen epaitegian sartzea horrelako egoera batek instituzio horren objetibotasuna eta ezbaian jarriko lukeelako

hortxe dago orain herri kontuen epaitegiko presidentea bizkaiko

herri kontuen epaitegiko presidente horrelakoak saihesteko bi urteko epea proposatzen dugu hau da kargu politikoa utzi eta gutxienez bi urte pasatu beharko lirateke kontuen epaitegiko kide izan ahal izateko

aplikatzen dute baina guk bi urtekoa planteatzen dugu nafarroan ere bi urtekoa delakoa koherentzia bilatu dugu nolabait hego euskal herriko

izendatzerakoan hala ere uste genuen orduan eta uste dugu orain behar beharrezkoa dela irizpide objektiboak ezartzea

bi lege proposamen aztertuko dira gaur tramitea eman ala ez ekainean bozeramaileek

gobernuak ontzat eman dute aldaketak egin ahal izatea alderdi popularrak aurkeztutakoak

eh bilduren zati batekin bi urte pasatu beharko direla kargu publikoa utzi eta herri kontuen epaitegiko bokala izateko baina motz gelditzen da izan ere ez dio legebiltzar honetako konposizioari

ordezkaritzari erreparatzen erakundeak prestigiatzen hasteko momentuaren aurrean aurkitzen gara
ez dezagun momentu hau galdu eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko quiroga andrea jarraian mistoa

aurkako txandan nork parte hartu nahi du aurkako txandan